egun on guztioi egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu eta minutu bateko isilunearekin hasiko dugu gregorio ordóñezen omenez

lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako lege proposamena zazpi barra bi mila hamabost legea ekainaren hogeita hamarekoa

edo haustura kasuetarako familia harremanei buruzkoa aldatzeko

eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu zuzenean

hitz egin nahi du aldeko txandan aldeko txandan

besterik ez bada goirizelaia anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta

egun on guztioi eskerrik asko lehendakari

hasiko naiz gauza bat azpimarratzen eta da inbestidura saioan

eh bilduren gobernu programa maddalen iriartek aurkeztu zuenean esan zuen gurea izatekotan gobernu

bere lehenengo interbentzioan eta bere lehenengo hitzak kamara honen aurrean zentzu horretan izan ziren gehiago esan zuen ez dela egongo ez kohesio sozialik ez justiziarik ez demokraziarik berdintasunean

ez bagara hori esan zuen eta hortik aurrera

ahaztu gogoeta hori izan da gure jarduera parlamentarioan iparrorratza eta izan da horretatik aurrera proposamenak egiterako orduan eta proposamen asko ekarri ditugu esandakoa gure aurrera eramateko lan ildoa izan dela eta hori markatu du adibide asko biolentzia epaitegiaren inguruan egindako proposamenak doako justiziaren inguruan egindako proposamenak ofiziozko abokatu bakarrak

emakumeentzat erasotzaileen gaineko kontrola ere eta baita ere familiei elkargune gehiago gaur

bat beste proposamen bat norabide horretan ekartzen dugu parlamentu honetara

lege bat daukagun beste lege hori aldatzeko proposamena eta esplikatuko dut zergatik planteatzen dugun aldaketa hori guretzako aldaketa horrekin haurren eta biktimaren babesa bermatzeko indarkeri matxista dagoenean momentutik aurrera biktimen babesa lortzeko

protegidos estatu espainolean bi mila lauan lege bat indarrean sartu zen eta lege hori aurrera eramateko epaitegi berri batzuk jarri ziren martxan horrekin ikusi izan duguna da ez dela nahikorik izan hamalau urte pasatu eta gero konturatu gara lege horretan esaten dena

eta ez da bete bere oinarrian zegoen konpromisoa lege honekin bakarrik el artículo veintiséis

aldaketarako abiapuntua hori da konbenio horretan esaten dena eta hori da ikusten duguna

lege horretan jasotzen ez dena eh bilduk indarkeria matxistagatik ikusi duena da auziperatuei zaintza partekatua eskubidea ukatzeko lege

gauzatzeko konbenio horretan esaten dena eh bilduk proposamen horiekin azpimarratu nahi du justizia administrazioak duen

gazteei eta baita ere biktima guztiei kalte larriak

eta horregatik ikusten dugu aldaketaren beharra azken hilabete hauetan ondorio oso

eta ikusi dugu gainera ondorio horiek eragin zuzena izan dituztela

guretzat hau guztia onartezina da eta planteatzen duguna da

y custodia compartida gobernuaren iritzia daukagu gobernuak alde egin du egia da bere proposamenean planteatzen ditu gauza asko eta salbuespenak planteatzen dau baina orokorrean aldeko iritzia

eta baita ere ikusi izan duguna da honen inguruan eztabaidak gipuzkoako batzar nagusietan eta baita ere arabako batzar nagusietan eta kasu bi horietan

eta lege aldaketa egitea bizkaian eztabaida berdina hogeian hau da gure proposamena ez dut zalantzarik aurrera ateratzeko aukera egongo direla suposatzen dut denak nahi dugula hau aurrera ateratzea eta espero dut tramite parlamentarioa zabaltzen danean nik edo guk egindako proposamena

y es nuestra obligación en la lucha contra la violencia machista besterik ez eskerrik asko eskerrik asko goirizelaia andrea aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du aurkako
ez ez du inork parte hartu ba orduan bozketara pasako gara

bozkatuko dugu ea lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez onartu da lege proposamena aintzat hartzea jarraian boto azalpenera joango gara

anderea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria arana anderea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen baiezko boto kritikoa azaltzen saiatuko naiz

gure taldearen eta eusko jaurlaritzaren jarrera genero indarkeriarekiko argia eta duda ezina da gure eskuetan eta eskumenak erabiliz genero indarkeriarekin amaitzeko dena egiteko prest gaude jakinda

eta denon gizarte osoaren inplikazioa behar beharrezkoa delarik genero indarkeria emakumeen eta gizonen desberdintasunaren iturri gordinena dela duda ezina da askotan emakumeak minduz gain euren seme alabek ere

eta ia beti jarrera bortitzen lekuko dira beraz biktima zuzenak baina ez dugu uste genero indarkeriarekin amaituko dugunik

zazpi barra bi mila bost legea aldatuz konponduko da

arau orokorra ezin da aplikatu genero indarkeriagatik sententzia irmoa dagoenean

ezta bisita ez komunikaziorik eta haratago joan ginen genero indarkeriarekin arduratuta geundelako eta epaileei beste bide bat zabaldu genien

argi uzten dietenak zein den norabidea kasuz kasu

helburua beti seme alabentzat onena dena bilatu behar dutelarik

genero indarkeria arautzeko agindua eman dio legebiltzarrak jaurlaritzari eta horretan dabil gobernua bi mila bostetik indarrean dugun berdintasun legea errebisatzen

erregulazio zehatza arautzeko asmoa dagoelarik azkenik eta aipatu egin da estatu mailan estatu akordioa dago genero indarkeriaren kontra lan egiteko

horrek eragina izan dezake eta edukiko du orain aldatu nahi den legean beraz ez dugu legea orain aldatzeko zentzurik ikusten genero indarkeriarekin zerikusia duten hiru artikuluak aldatzeko

arrazoi guzti hauengatik ez dugu ikusten gurasoen banatze edo haustura kasuetarako familia harremanei buruzko zazpi barra bi mila bost legea aldatzeko beharrizanik

aldatzeko baina behin meloia zabalduta saiatuko gara behar diren aldaketak sartzen aipatutako legea bere osotasunean hobetzeko eusko jaurlaritzak bere aldeko irizpidean egiten duen gogoeta edo pega guztiekin bat egiten dugu besteak beste konpetentzia eza eta helegitearen
arriskuarekin besterik ez mila esker eskerrik asko

gai zerrendako bigarren puntua legegintzako herri ekimeneko lege proposamena

kalitatezkoaren alde pobrezia eta bazterketa sozialaren aurka aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu

legegintzako herri ekimeneko lege proposamenaren ordezkariaren saioarekin bere ekimena aurkeztu eta defendatzeko gero egingo da

beste bat kontra hogeita hamar minutukoa biak ere eta horren ondoren erantzuteko bi txanda egongo dira hamabost minutukoak botazioaren ostean

lehendabizi janire landaluze perez andreak dauka

legebiltzarkideak pobrezia eta bazterkeria soziala errealitate dira egungo hego euskal herriko bazterkeria sozial eta pobrezia mailak kezka larria eragiten du kutsu neoliberaleko politika publiko

krisi ekonomiko lan prekarietate azkor murrizketa eta abarren ondorioz egunez egun biztanleriaren sektore gero eta handiagoa bizi da baliabide ekonomiko nahikorik gabe gutxieneko ongizate maila bat izateko beste askatasun ekonomikoa energia haurren garapena aisia kultura langile pobreak botikak ordaindu ezin dituztenak emantzipatu eta bizi proiektu propioa garatu

horregatik guztiagatik babes sozialerako sistema publikoaren garrantzia da beharra baina zer nolako sistema hego euskal herriko

euskal herriko eskubide sozialen kartak gaur dagoena eznahikoa dela badaki puntu honetan gainera sistema aldatzeko beharra dagoelakoan badirudi guztiok edo denok alde omen gaudela baina nola

hona hemen gakoa bi mila zortziko legetik gaur arte beharrizanak handitu dira hala ere sistemak urtero murrizketak jasan ditu

bi mila hamaseira ehuneko hirurogeita bi batean hasi da

ehuneko berrogeita bosta emakumezkoa da ehuneko hogeia langile pobreak eta ehuneko hogeita bosta pentsiodunak argazkia

murrizketa handiak izan ditu bi mila hemeretzian

zuena baino ehuneko hogeita zortzi batean jaitsiko da eta hau

egin du euskal gobernuak kopuruei erreparatzen badiegu

diru sarrerak bermatzeko errentagatik seiehun eta berrogeita lau euro jaso ditu asteartean

seiehun eta hirurogeita sei euro lirateke baina orain arte murrizketarik aplikatuko ez balitz eta bi mila zortziko legeko kopuruak errespetatuko balira kopurua bederatziehun eta hogeita lau euro lirateke pentsiodunen kasuan zazpiehun eta hogeita hamabi seiehun eta hirurogeita bost

benetan diru sarrerak bermatzeko errenta lehentasun bat da

edo gutxieneko estaldura eskaini eta sistema deseraikitzeko bidea da

aurkeztutako erreformaren zirriborroa aztertzean gure ardura maila asko handitu zen berriz ere betiko neurriak

eta betikoen kalterako zirriborroa eztabaidatzeko eratu zen komisioan parte hartu genuen eragile guztiek oso antzeko irakurketa egin genuen eta neurri berriak eta neurri aproposagoak planteatu genituen ere gehienetan ahobatezkotasuna zegoen ez ziren noski neurri batere maximalistak mahai gainean jarri ondorioz kartatik euskal herriko eskubide sozialen kartatik

aukera moduan aurkeztu genuen otsailean kritikan bakarrik ez garelako geratzen hori egin

eta ez gobernuak horrela egitearen benetako zergatia ezagutzea gustatuko litzaiguke diru sarrerak bermatzeko

esandako guztia eztabaidatutakoa baztertu eta edukietan

oraindik ere zorrotzagoa zen lege proposamena ezagutzera eman zuten

eta egitearena itxurak gordetzeko beste modu elegante bat izan zelakoan gaude horiek parte hartzearen

tramitazioan hainbat oztopo gainditu ditugu eta gure ustez gertatutakoak ez dira kasualak izan bidean gertatutakoaren zalantza asko argitu gabe daude zergatik ez ziren bi eztabaidak bateratu

zergatik herri ekimenaren legebidearen tramitazioan legez

sinadurak batzeko aukera eman arteko epea arrazoi gabe legez kanpo luzatu zen zergatik lege proposamena eta ez lege proiektua zergatik behin plenora

lege proposamena aurkeztu zenean horietako asko argitu ziren tamalez

dagoena da gurea ez dela joko politikoa ez negoziatzeko paketeak

gizarte eragileak gara gizartea ordezkatzen dugu

eta gizartearen babesa lortu dugu berrogeita hamaika mila sinadura

diru sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa hobetzeko asmoarekin kopuruak handitzea eta

eta kpiaren erreferentzia izatea babestu dute prestazioa jasotzeko adina hemezortzi urtetara jaistea eta erroldatuta egoteko beharra urtebetekoa izatea ere bizitoki batean bizikidetza unitate bat baino gehiago balego eta betekizunak betez gero guztiek prestazioa jasotzeko eskubidea babestu dute

eta ez diru prestazio batean ordezkatzea babestu dute eta legebiltzar honetan ordezkapena duten alderdiek aldarrikapen hauen inguruan duten iritzia jakin nahi dute herritar horiek eta zuen erantzukizuna litzateke erantzutea erantzutea gaur pilota zuen teilatuan dago euskal herriko eskubide sozialen kartak eskura zuen legezko erreminta

ordezkari politikoei interpelatzeko asmoarekin baina ohikoa bihurtzen ari den moduan legebiltzarrak muzin egiten dio azkenaldian horrelako planteamenduei

aurkako iritzia eman zion batetik egoera sozioekonomikoari erreparatzen ez geniola bestetik bazegoela gaiaren gaineko lege proposamen bat eta gainera etxebizitza gaian beste lege aldaketa dagokiola erreforma esanez azkenengotik hasita

ekimen legegileak ikuspuntu tekniko eta juridikoa den neurrian

zentzu horretan hasieratik onartua izan zen aldetik ez dago eztabaidarik puntu horretan besteen arrazoiei erreparatuz beharbada

bizi gara eta gu hori izango delakoan gaude egoera sozioekonomikoa abagunea da errealitate sozioekonomikoa

argudio hori oso arina da are gehiago eztabaida zabaldu ere egin ez denean oraindik eta bai badago lege proposamen bat

aurretik aurkeztu genuen ez da borondaterik egon bien eztabaida bateratzeko eta denborarik bien tramitazioan zeinak kontrolatu dituen jakinda

izan gaitezen apalak legebiltzarkideak esan dezagun egia galdu diezaiogun beldurra egia esateari gizarteak egia jakin nahi du ez bakarrik puntu honetan beste guztietan ere

horretaz kohesio sozialaz baina benetakoaz hitz egin dezagun parte hartzeaz parte hartzea gaurkoan

aurkezteko aukera izatea aukera hori legeak eskaintzen digu ez legebiltzarrak baizik eta edukiaz eta nolakoaz hitz egitea gaurkoan zuen baiezko edo ezezko botoa bizitza duina erreklamatzen duten berrogeita hamaika mila sinaduren aldekoak edo aurkako botoa izango da

irekitzeaz ari gara gero gerokoak aukera eman eztabaidari demokrazia ariketa demokratikoa

eztabaida ukatzea herri ekimen legegileari argi berdea ez ematea betatzea ez da euskal gizarteak gaurkoan erreklamatzen dizuena

gaur baietz bozkatzea bukatzeko eta erreplika aukerarik izango ez dugunez azken aipamen bat kartak gizartearen zati handi batek benetan bestelako babes sozial baten beharra kohesio sozialaren benetako beharraz

legebiltzarrera ariketa egin dugu guk eragile sozialok ariketa egin dugu gaia oso zaila zen

baina polita izan da jakin badakigu ere edo antzeman dezakegu noski guztiok ezagutzen garelako onerako eta txarrerako zein izango da

baina horregatik jakin badakigu ere horrelakoen jokaera antidemokratikoa salatzen jarraituko dugula jarrera murriztaileen

zorionez kalea gurekin dago gure alde dago aldarrikapen hau ez da gaur hemen hilko gure jendeari

kartatik euskal herriko eskubide sozialen kartatik eskerrak eman nahi dizkiegu eskerrik asko bero eta handi bat eskerrik asko gizarte hobeago bat aldarrikatzeagatik gaur berrogeita hamaika mila lagun hauek planteatzen dutenari eztabaida irekitzeari uko

legebiltzarraren eta herriaren artean dagoen distantzia eta aldea areagotuko duzue eta jadanik oso handia da zuen esku dago demokrazia
diskurtsoetarako uztea edo praktikan jartzea eskerrik asko eskerrik asko

jarraian aldeko txanda bat irekiko dugu parte hartzeko asmorik aldeko txandan

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den guanche anderearekin hasiko dugu txanda hau

egun on guztioi lehenik eta behin mila esker gonbidatu guztiei ahaleginagatik eta zuen lanagatik

mila esker erakusteagatik herri honetan oso jende eskuzabala dagoela

horregatik elkarrekin podemosen jendearen aldeko apustua egiten dugu izan ere hori baita bidezkoa eta minimoa

ezbaian jarri beharrean indartu egiten ditugu euskadi

anderea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza

egun on denoi berrogeita hamaika mila sinadura berrogeita hamaika mila herritar eta herritar talde bat

herri mugimendu eta sindikatu baturik elkarlanean pobrezia eta bazterkeriaren kontrako ekinean

egun on eta ongi etorriak eta milioi bat esker lan bikaina egin duzue eskerrik beroenak zuen konpromiso inplikazio zuen prestutasunagatik zuen gizartea astintzeko gaitasunagatik eskerrik asko eskerrik asko elkarlanean aritzeko izan duzuen gaitasunagatik akordioetara iristeko izan duzuen gaitasunagatik zuen eskuzabaltasunagatik eskerrik asko bere kideak zaindu eta babesten dituen herri duin bat eraikitzean

kalitatezko baten aldeko herri ekimen legegile honen aukera

herri baten eraikuntzan ekimena hartzeagatik eta erantzukizuna ere zuen gain hartzeagatik gaur

duzuen bezala beraz elkarrekin egin duzuen bide honek elkartasun ariketa honek ahalegin honek demokrazia zuzeneko ariketa honen etorkizuna eztabaidatzen da gaur demokrazia sakontzeaz ari garelako aukera berdintasunaz ari garelako ez uzteaz gure herritarrak zaindu eta babesteaz eskubide eta justizia sozialaz eskubideak edukiz betetzeaz kohesioaz inklusioaz

bere etorkizuna eraikitzeko etorkizunerako beste baldintza batzuek ezartzeaz ari garelako alternatibak mahai gainean jartzeaz elkartasunaz

herri eraikuntzaz ari garelako herri duin bat eraikitzeaz ari garelako eta guzti hori egiteko eztabaidatu eta lanketa kolektibo bat

aukera eskaintzen diguzuelako guzti horregatik

baiezkoa emango dio herri ekimen legegile honen tramitazioari mila bederatziehun eta laurogeita bederatzian hasi zen prestazio sozialen ibilbide honetan

eta desberdintasun sozialen gutxitzean izan duen eragin positiboa

dudarik gabe bere onuradun izan diren pertsonen egunerokotasunean ere izan du eragina

pobrezia eta gizarte bazterketa eta genero ikuspegia uztartu dituen tesi baten egileak esaten zuen horrelako egoeratan

hauek adierazten zutela diru sarrerak bermatzeko errentak lasaitasuna ematen ziela lasaitasun eta hori oso garrantzitsua da baina hori horrela izanda ere sistemaren mugak sistemaren eraginkortasuna bere desdoikuntzak egunetik egunera nabarmenagoak dira eta datuak gordinak dira ekonomiak hobera egiten duenaren zantzuak daudenean pobrezia gordina kronifikatzen ari da gure herrian

zifra hau kalkulatzen denetik zifrarik altuena sistematik kanpo daudenak sistemaren babesa jasotzen dutenak baino

daudenak adituek diotenez pobrezia eta bazterketa egoeran eskala maila bat igo dugu azken urteetan pobrezia aktiboa nabarmena da gurean

gure artean eta gero eta gehiago dira diru sarrerak bermatzeko errentaren osagarria erabiltzera jo behar duten langileak onuradunen ehuneko hogeia

dagoeneko onuradunen ehuneko hogeita bosta dira pentsiodunak eta gehienak emakumeak gainera azkeneko urteetan pobrezia eta pobrezia arriskua

bere kargu dituzten familietara lekualdatu da batez ere ama bakarrez osatutako familietara diru sarrerak bermatzeko errenta ez da eraginkorra kasu horietan eta

eragin zuzena du familia horietan bizi diren haur eta nerabeengan

eta gure adin txikikoen ehuneko hogeia pobrezia egoeran bizi da eta nola ez pobreziak dudarik gabe emakume aurpegia du gure herrian hau da egoera gordina hor daude gurean erabat instalatzen ari den prekarietatearen datuak hau da euskal erkidegoaren errealitate sozio ekonomikoa hau da krisi ondoko eszenatoki bezala aurkeztu nahi zaigun hori baina geratzera datorrena agian

eta gurea dena egoera honen aurrean agerian geratu da gure babes sistema oro har eta bereziki baldintzapeko prestazio ekonomikoen gure sistema ez dela nahikoa herritarrak duintasunez bizitzeko eta bazterketa egoerak ekiditeko

babes sistemaren inguruko hausnarketa gogoeta sakon eta konpartitu bat aurrera eraman beharra beldurrik gabe

seriotasunez zintzotasunez eta erantzukizunez lan honi premiazkoa da pobrezia eta gizarte bazterketaren kontrako gure modeloa birpentsatu eta berritzea eta gainera esango nuke adostasun zabala dagoela eztabaida horren beharraren inguruak izan daiteke arrazoi ezberdinak izatea tarteko baina badirudi arlo ezberdinetatik

eztabaida horiek emateko espazio eta tarteak sortu ahal izateko

ipar sozial bat definitzeko aukera eskaintzen du ilp honek eta esango nuke ondo uztartzen dela

mandatuari diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan espektro zabaleko akordio zabal hori sustatzeko egin zitzaion akordioari aliatu eta bidelagun ederra bilatu zezakeen gaur jaurlaritzak herri ekimen legegile honekin

zitezkeen gaur honi tramitaziorako bidea emanda berrogeita hamaika

desberdinen arteko eztabaida eskatzen du elkarlana

besteak esateko duenaren aitortza eskatzen du errespetua esango nuke gobernu honek ilpari eskaini ez diona gobernukiderik ez dago gaur hemen baina batez ere artolazabal sailburua ez dago hemen eta lehendakaria ere ez dira hemen gaur herri ekimen legegile honen atzean dauden berrogeita hamaika mila lagunek

eskatzen du baita ere malgutasuna eskatzen du esku zabaltasuna eta nekez sumatzen dira horiek denak jaurlaritzaren jardunean

eztabaidari hausnarketari elkarlanari ateak itxiz ez da egokia ez da lagungarria etsipena sortzen du eta gainera demokratikotik gutxi du

argudioak batetik dio dagoeneko eztabaida bat martxan dela zentzu honetan legebiltzarrean eta hala da baina esango nuke eztabaida guztiak direla uztargarriak gobernuak duen mandatua ez da bere horretan lege erreforma espektro zabaleko akordio hori da eskatu zaiona jaurlaritzari

behar dira zein da legebiltzarreko eztabaida eta herri ekimen legegileak markatzen duenaren eztabaida ez uztartzeko arrazoia zein da ateak ireki aukerak elkarlanean aritu eta konplizitateak josiz lortzen dira akordioak batez ere espektro zabalekoak izatea nahi bada difícilmente se llega a acuerdos

gure errealitate sozioekonomikora egokitzen ez dela ere erabiltzen da ilp ari

zuek definitzen duzue herri honen errealitate sozioekonomikoa zein den

errealitate printzipioa zuena balitz bezala funtzionatzen duzue

zuek hautu politiko bat egiten duzue zuek aukera sozioekonomiko konkretuak egiten dituzue zuen jardunean baino horiek ez dira aukera bakarrak ez da ilp honetan planteatutakoa ez dela

kontua da zuek egindako hautu sozioekonomikoarekin ez datorrela bat

zuek adibidez erabaki duzue aurten dauden bostehun eta laurogeita hamar milioi horien zati handi bat zorra kentzera bideratzea

bidea baina hori zuen aukera da hori zuen aukera da beste alternatiba batzuk ere badira

gure jarduna baldintzatzen duen gastu mugaren legea gure errealitate sozioekonomikora egokitzen dela ireki begiak jaitsi lurrera

herri baten beste errealitate bat ere badagoelako nik ez dakit gobernuak ulertzen duen

ez dakit ulertu eta konpartitzen duen erreparazio beharra

bat bezala planteatzen duela eta horregatik funtzionatzen duzue funtzionatzen duzuen moduan kontu hau hau ez dela kudeaketa arazo huts bat gure

eztabaida honen erdigunean dagoena eta euskal herria bilduk argi du bere kideak babestu eta zainduko dituen

bere hautua ez dakit gobernua konturatzen den auziaren larritasunaz

eragileei bizkarra emateak suposatzen duenaz benetan akordio zabaleko borondate hori baldin badago

akordioa denen artean egiten delako akordioa ez delako norberak dionari

eta hori da hain zuzen zuen ohiko jokabidea elkarrizketaren izenean elkarrizketa eza negoziazioaren izenean negoziaziorik eza

herri honetan gizarte politika eta babes sozialaren

eragile sozial eta politikoak elkarlanean aritu direnean egin dugu aurrera gizarte bezala eragile hauen bultzadaz eman dira gure gizartean eraldaketa handienak eta tinka larrian jartzen du horrek horrelako ekimenei atzera botatzea

legitimoari harresi batekin egin dugu topo eta saiatuko gara

atzean entzungor dagoen gobernu bat dela edozein kasutan guk baliabide guztiak eta bide guztiak bideratuko ditugu eta baliatuko ditugu aurrera egiten eta babes sistemaren aldeko ekimenean

zuek bultza gogor hortik eta guk bultzatuko dugu hemendik eta agian ez dugu ezer botako

euskal babes sistema sendo eta kalitatezko bat gaur ilp honi ezezkoa emango diozuen guztioi esan nahi dizuet goitik behera zuloak baino ez direla eraikitzen

aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du ez

legegintzako herri ekimeneko lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz ez da aintzat hartzen herri proposamena

legebiltzarkideok ere agurtu nahi ditut goian dauden guztiei eta eskerrak eman aurkezleei eta janire landaluzeri hemen egin duen aurkezpenengatik baina

ekartzeko konpromisoa hartu zuen esan behar dugu argi eta garbi konpromiso hau ez dela bete eta gobernuak

taldeek aurkeztu zuten diru sarrerak bermatzeko lege aldatzeko proposamena horrela proposamen bat daukagu mahai gainean ez da sentsuzkoa ildo horretatik

estas leyes nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriz ere legebiltzar buru andrea gure taldearen izenean ongietorria ematen diegu ekimenaren bultzatzaileei pobreziaren eta bazterkeria sozialaren aurka eskubide sozialen kartako ordezkariei

eusko jaurlaritza sostengatzen dugun alderdi politiko biok euzko alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak

aldatzeko lege proposamena aurkeztu genuen legebiltzarrean pasa den ekainean beraz ekimen bat bizirik dagoela parlamentuan gure ustetan nahikoa izango litzateke

argi daukagu legea onartu zenetik hamar urte pasatu direnez badaudela praktikan ikusten ari garen disfuntzioak eta sartu beharreko hobekuntzak dugun gizarte sistema potentea mantendu eta hobetu nahian aurkeztu genuen honen inguruko lege proposamena

akordioa bilatu nahian eztabaidarako epea luzatzea eskatu zutelarik eta ekimen egileek

arautzen duen legea bere osotasunean kontutan hartu behar dugu legeak herritarrei aukera ematen die lege proposamen bat egiteko

legebiltzarrean defendatzeko eskubidea ematen zaie azkenengo lege aldaketaren ondorioz

aintzat hartzeko eskubidea du edo ez eta puntu honetan gaude legebiltzarrak gehiengo osoz demokratikoki demokraziaren arauei jarraituz ezezko botoa eman dio gaur aukera honi egia da berrogeita hamar mila sinadura baino gehiagoren babesarekin aurkeztu dela ekimena

baita gaur ezezko botoa eman diegun alderdiok gure atzean pertsona gehiagoren babesa dugula baita hauteskundeetan lortutako botoen arabera

gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko errenta arautzen duen legea aldatzeko eta hobetzeko prest adostasun zabala lortzeko beharrezkoa den lan guztia egiteko prest aurrerapausoak ematen jarraitzeko beste taldeen zain gaude eztabaidatzeko hitz egiteko

eta horretarako baditugu dokumentuak lege proposamena eta

legegilea oinarri erabili ahal direnak eta benetan prest bazaudete sistema eta legea hobetzeko baina kritikak eginez bakarrik

eta forman geldituz ez da ezer lortzen

eskerrik asko arregi anderea gai zerrendako hirugarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena espainiako gobernuak larrialdi humanitarioaren aurrean aita mari eta open arms barkuei itsasoratzeko ezarri dien debekuari buruz

zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko buenos días señora presidenta parlamentarias

gaur hona etorri zareten eragileei gai hau ere pobreziari buruz bada

gustu txarrekoa da agian halako gai delikatu serio gogor bat txiste batekin hastea baina broma bat dirudien kontu batetik dator gaurko gure proposamen hau urgentziaz gainera txiste patetiko bat baita aita mari ontziari mediterraneora

baimenik ez ematea espainiako gobernuak sustapen ministerioak ukatu egin dio segurtasun baldintzak ez omen dituelako betetzen ontziak hau da mediterraneoan egunero egunero itotzen ari diren naufrago horiei esan behar zaie barkatu baina

momentu honetan bilbon dago aita mari geldirik itsas museoaren aurrean eta nahi duenak egin dezake bertara bisita dagoeneko

gomendatu egiten dizuet merezi du gu astelehenean joan ginen eta aita mari hori bertatik bertara ezagutzeko eta han

erreskaterako zaurituak artatzeko portura joateko eta neurri batean ederra da sinbolo bat delako aita mari baina frustrazioa dario ontziari

baina ez diote uzten ez diote baimenik ematen eta bien bitartean kontadorea ez da eteten

berrehun eta hirurogeita hamar hiru hilabetean zortziehun eta hamar eta horregatik tramitatu dugu urgentziaz legez besteko proposamen hau presa apur bat daukagulako aita mariren tripulazioak azaldu digunez legeak eskatzen dituen baldintza guztiak

arlo batzuetan legeak eskatzen duena baino gehiago baina sánchezen gobernuak ábalos ministroaren ahotik

ehun eta hogei lagunentzako lekua daukatela enfermeria bat bostehun txaleko bodega janariz beteta daukate arroz paketeak kakao poteak dena prest itsasoratzeko

ez omen da ontzi segurua sustapen ministerioaren arabera espainiako ministerioak hori dio alde batetik eta bestetik ostera aita marik

san josé andrea zuok gobernuak babestu duzue aita mari

alderdi gehienok babestu dugu herritarrek babestu dute eta

espainiako gobernuaren jarrera hori sánchezek presidentzia hartu zuenean keinu bat egin zuen aquariusekin eta

susmoa genuen keinu hutsa bat izan zitekeela eta hori orain konfirmatu egin da

politika krudel eta inhumanuak alde batera utzi eta bide berri bati ekingo ziola

politika atzo justu bost urte bete ziren guardia zibilak tajaralen

itsasoan itota hil zituela baina sei hilabeteren ondoren hemen dugu espainiako gobernuaren egia aita mari eta open arms portuan lotuta daude bata bilbon

zer gertatu da denbora honetan zergatik egin du atzera sánchezen gobernuak

bere jokabidea arrazoi teknikorik ez badago zein da arrazoia politikoa ze kalkulu atera du sánchezen gobernuak zeren beldur da

edo europako politika kriminal krudel inhumanoei aurre egiteko beldur da

zer gertatu da zer galdu dugu bidean eta esan bezala bien bitartean

hiltzen dira egunero mediterraneoan berrehun eta hirurogeita hamar hilean zortziehun eta hamar

eta hau esate bat baino ez da oso zaila delako jakitea zenbat hiltzen diren benetan itsasoan aurkitutako gorpuen arabera egiten da kalkulu hori eta zenbat desagertzen diren inork ikusi barik

horregatik gure urgentzia proposamen hau tramitatzerakoan orain esate baterako eztabaidan

bat bi hiru ez dakigu zenbat esan bezala bederatzi egun bakoitzeko baina agian gehiago ez dakigu

horren lekukorik ez dago momentu honetan ez dago gobernuz kanpoko erakunde bakar baten ontzirik mediterraneoan bateko

europako batasunak ez du lekukorik nahi eta

argi esan erreskatatuak izateko eskubidea dutela

dio europako batasunak ahoa betetzen zaigu balioen gaineko diskurtsoekin baina europako batasunak hor konpon dio politikak kriminalak inhumanoak ezartzen ditu segurtasunaren izenean

horregatik uste dugu maila estamentu guztiak inplikatu egin behar garela herritarrak

ere bai herrien arteko elkartasunaren sinboloa samurtasunarena berez ez da herritarren erantzukizuna erreskate lanak egitea

horrela da miresgarria izan harren estatuei dagokie lan hori egitea baina ez dute egiten horren ordez europako ateak ixten dituzte zer egin behar dute beraz kontzientziadun herritarrek begira geratu herritarren ordezkariok ere badugu erantzukizuna gaur urgentziazko ekimen honekin uste dut adostasun nahiko handia lortuko dugula

babesa eman behar diegu baita bultzada ere legebiltzar honetatik eta orain hurrengo mailari eta barkatu berriro zuri begiratzea san josé andrea zu ere bazoaz

beti aitortu izan dizuegu zuon diskurtsoa ona dela

hitzak bakarrik ez dira nahikoak orain ez bitartekari lana egiteko eskatzen diogu

aita mariri baimena eman diezaioten erreskate lanetan aritzeko momentu honetan hori da eskatzen dioguna jaurlaritzari hori da eskatzen dugun konpromisoa eurak

espainiako estatuarekin eta egia esateko hau ere apurtxo bat txistosoa da europan autonomia mailarik handiena omen duen lurraldeetako bat gara gu eta hala ere ez daukagu erreskate ontzi bat

atunontzi bati itsasoratzeko baimena emateko ahalmenik ere ez estatu propio bat aldarrikatzen dugunean honetaz ere ari gara

jokatu gura dugun erabakitzeko eskubidea gura dugu

mediterraneora edo dena delakora bidali gura dugun ala ez hemen erabaki nahi dugu geure parametroetatik gu ez gara faxisten beldur herri honek giza eskubideak lehenetsi ditu honetan ere bai horregatik orain mailaz maila jarraituta euskal erakundeen gainean dagoen beste estamentu

espainiako gobernuari bere esku dago berak badu eskumena aita mariri mediterraneora joateko baimena emateko eskumena du

erantzukizuna ere bai orain dela sei hilabete batzuk ziren sánchezen gobernuaren hitzak eta ekintzak

etxekalte kikiltzeak indarra ematen diolako faxismoari intolerantziari beldurrari eta kasu honetan heriotzari

edo beste barik bizi iraun nahi izatea delitu hori delitu bakarra duten pertsonak zigortzen dituzte heriotzara egunero egunero
eta hori bai ez dela txistea eskerrik asko

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

bizitzak salbatzen egon beharrean eta beraz

laguntzera ongi etorri gurera aita mari baina ez zaigu hemen behar zoaz mare nostrumera itxaroten zaituzte han

nadie está obligado a lo imposible honenbestez jaun andreok ez dira irizpide politikoak aitzaki politikoak baizik

ezerezean ez gertatzea eta laster ontziak itsasoratzea mediterraneoan itotzen ari diren pertsonak erreskatatuak izan daitezen espero dugu era berean

erreakzionatzea eta konponbideak ematea bere sorreraren arrazoiak gogoratuz eta behingoz pertsona ororen giza eskubideak errespetatzea jatorriak
jatorri eskerrik asko guanche andrea euzko abertzaleak ramirez escudero jauna zurea da hitza

hauek europako kostaldeetara iritsi nahi diren hegoaldeko migratzaileen biziak salbatzea dute helburu bakarra gaur

baimendu dezatela migratzaile naufragoak erreskatatu dezaten vamos a

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ramírez escudero jauna

tampoco entiendo muy bien cómo eso datu bakar bat emango dut europan sartzen diren etorkinen ehuneko hirurogeita hamabost aireportutik

nik ez dut ezagutzen han mafiarik dagoen ala ez dagoen zelakoa den inoren

horri buruz badirudi etorkin guztiak itsasotik datozela baina ez gehienak aireportuetatik datoz

gobernuak zer dion horren inguruan nik uste dut espainiako gobernua ondo hasi arren kikildu egin dela

eskubideak dira eta handiena bizitzarena da eskerrik asko

euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna bertatik

eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemos guanche anderea zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamena puntuka eskatu da bai puntuka eskatu da arazorik balego ez bale orduan banan banan bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamasei boto aldekoa bederatzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da bigarren puntua eta azkenik hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa nueve contra

gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena bitartekaritza bulego bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena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

egun on berriro ere etxebizitzaz hitz egitera gatoz eta

momentu honetan edo gune honetan egia da oposiziotik elkarrekin podemos taldetik hainbat ekimen aurkeztu ditugula

honetan gai honen inguruan etxebizitzaren inguruan legea garatzeko eta betetzeko etxebizitza eskubidea bermatzeko eskubide subjektiboa bermatzeko proposamenak izan dira aurkeztutakoak eta bai batzuetan akordioren bat lortu dugu baina ere

gobernu honen jarrera motel motela dela lasai lasaia baina arazoak kalean jarraitzen dituzte atzo jakin genuen informe baten bidez etxebizitzen prezioa berriro igotzen ari dela igotzen ari

o no hay un problema bai arazo bat dago noski eta nahiz eta baliabideak eduki

lege ona baina ere lege hori bere garapena

de vivienda euskadiren antzeko maizter botatze maila duten beste autonomia erkidego batzuek hala nola gaztela mantxak eta aragoik

arreta integrala emateko egiturak sortu dituzte azkeneko urteetan eta gainera

mendekuan jarri dituzte aragoin hipoteken eta alokairurako etxebizitza sozialen programa dute etxebizitzaren kudeaketa sozialerako unitateen inguruan antolatuta gaztela mantxan hipoteken bitartekaritza bulegoak sortu ziren etxebizitzako lurralde ordezkaritzetan horiek aholkularitza tekniko edo legala ez ezik familia gizarte laguntza emateaz ere arduratzen

eskualdeko gizarte langile eta hezitzaileen elkargoarekiko hitzarmen baten bidez horrek organo judizialekiko koordinazioa errazten du etxe gabetuak

coordinados arrazoi guzti hauengatik proposatzen dugu ekimen hau bitartekaritza bateratu bat sortzea

merkea eta nahiko arina martxan jartzeko eta zertarako

etxebizitza arloan ekintza bateratua jaurlaritzaren partez gure herritarrei egoera latzak pasatzen ari den herritarrentzako zerbitzua izango litzateke baina gehiago esango nuke lehen esan dudan bezala gobernuaren jarduera ere

badirudi ekimen hau ez dela martxan jarriko por ahora

no les dejan baliabideak ditugu

eramateko eta martxan jartzeko eta ez dinamika automatiko honetan jarraitzeko arazoa handia da arazo handia daukagu kalean jendea kalean geratzen ari da eta ezinbestekoa da etxebizitza duin bat jende

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria otamendi andrea

bitartekaritza bulego baten beharra ikusten dugula noski baietz bizitoki

orientazio eta arreta integralerako hipoteka gain zorpetze kasuen prebentziorako informazio eta aholkularitza emateko

ohiko etxebizitzaren desjabetze egoeretan aurkitzen diren pertsonentzako

etxebizitzarekin zerikusia duen beste edozein egoera edo eskaera edota zalantzaren aurrean aholkularitza emateko zerbitzu bateratu bat sortzea beharrezkoa iruditzen zaigu hau guztia esan behar dut neurri batean

baina proposamen egokia da orain martínez jaunak

honen beharra guk etxebizitza legea onartu zenetik behin eta berriz esan izan dugu

egin izan dugun eskaeretako bat kontuan izanik esaten dut moztxo nolabait esatearren gelditzen dela legezbesteko proposamen honetan

aprobetxatuko dut aukera hau berriz ere eskatzeko behin eta berriz eskatu izan duguna

etxebizitza legearen bosgarren artikuluan erakunde autonomo bat sortu behar dela jasotzen da

enpresa publiko eta erakunde guztiak biltzea

eta lege horren hirugarren azken xedapenean esaten duen bezala erakunde autonomo hau sortzeko epe bat finkatzen da urtebeteko epea hain zuzen ere legea indarrean sartzen den

ia lau urte pasa dira eta erakunde autonomo hori sortu gabe dago beste legean jasotako

bai martínez jaunak ondo azaldu duen bezala lege honen garapena

hainbat iniziatiba sartu ditugun arren lege horren garapena pixka bat azeleratzeko nolabait esateagatik eta

hemen areto honetan inongo asmorik ez duzuela erakunde autonomo hori sortzeko

nire barruak lehenengo eskatu zidana legez besteko proposamen hau irakurri nuenean

nolabait sartzea erakunde autonomo horren beharra ulertzen dudalako erakunde autonomo horren baitan egon beharko litzatekeela bitartekaritza bulego hori

tratatzeko baina adostasun

helburuarekin edo errazteko erdibideko hori lortzea soilik ez dut halakorik sartu banekielako

orduan egin nuena izan zen soilik sartu nuen zuzenketa bat

horri guztiari berak aipatu duen horri guztiari zerbitzu emateaz gain

etxebizitzarekin loturiko gai guztiekin zerikusia duten aholkularitza emateko bitartekaritza bulego horrek orokortzera joan nintzen ikusten dudalako

legez besteko proposamen horretan aipatzen ziren kontuetan baina beno bai esan den bezala ez da posible izan erdibideko horretara iristea

oraindik ematen direlako eta etorkizunean ere eman daitezkeelako ohiko etxebizitzaren galera edo desjabetze kasuetan herritarrei laguntza

batez ere herritar hauek egoera zaurgarri honetan dauden herritarrak izan ohi dira aina ez bakarrik

horrelako egoera baten aurrean aurkitzea eta herritar hauek askotan noraezean aurkitzen dira ate gehiegi jo beharrean

udaleko gizarte zerbitzuak daude etxebizitza sailaren barruan dauden alokabide edo bizilagun bitartekaritza zerbitzuak badugu

zerbitzua turismo merkataritza eta kontsumo sailaren menpe dagoen kontsumobide

herritarrentzako arreta zerbitzua ere badugu botere judiziala ere badugu

badaude batzuk aipatzearren hauek dira herritarren eskura dauden

batzuek herrietan edo hobeto esanda hirietan herrietan halako zerbitzu gutxi egon izan dira eta badaude baita internet bidez egin beharrekoak diren tramiteak edo telefonoz inkluso egin ahal direnak

herritarrok askotan ez dugu jakiten nora jo nahaste honetan guztiak galdu egin izan gara edo galdu

edo mugitzen badakizu edota laguntza eskatu behar duzu nora jo edo nola mugitu jakin ahal izateko eta hemen aipatu nahi ditut eskerrak badaudela kasurik larrienak artatzeko

asko eta asko eskerrak hauei askotan orientazio nahiko zuzena eta osoa jaso ahal izan dute herritar asko eta askok

aipatu dudan nahasmen guzti hau ekiditeko herritarrei laguntza hau errazteko

legez besteko honetan jasota dagoen zerbitzu integral eta sendo bat emateko bitartekaritza bulego hori sortzea behar beharrezkoa ikusten dut azaldu dugun

ez zen beharrezkoa izango gobernu hau babesten duten bi taldeek aurkeztu duten zuzenketan jasota dagoen sailen arteko

hobetze hori erakunde edo bitartekaritza bulego hau eginda balego

baina sailen arteko koordinazioa ez litzateke beharrezkoa dena bitartekaritza bulego batean zentralizatua

orduan esan dudan guztiagatik erdibideko batera iritsi gara

pena da erdibideko horretara ez gehitu izana

talde gehiago horregatik aurrea ez duela egingo pena ematen dit egia da

zuzenketaren alde ez gara azalduko kontra ere ez gara azalduko

hor agertzen direnak beharrezko direnik beharrezkoak bai badira baina ez dute zerikusirik legez besteko honetan honek zuek muinarekin

hitzarmen bat badago hitzarmen hori orain dela gutxi berritu zen nik uste nuen

oso ondo funtzionatzen zuela ez dakit beharrezkoa da hitzarmen hori berritzea bale oso ondo berriztuko dugu

denak hobeto funtzionatzeko balioko badu ados gaude

arretarako plan integral koordinatu bat behar da bai baina legez besteko honetan eskatzen dena legez besteko honetan eskatzen dena argia da bitartekaritza bulego bat etxebizitzarekin zerikusia duten zalantza eta kontu guztiak

herritarren mesederako herritarrei gauzak errazteko batez ere egoera zaurgarrietan eta txarretan dauden herritarrak laguntzeko besterik

eskerrik asko otamendi anderea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskertzen dizut borondatea edukitzea eta zeuek eskatzen zenuten gauza asko transakzio horretan kentzea baina geuk uste genuen eskaintzen zenuten ia gauza

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak

egun on guztioi nahiko gauza azaldu dira nire aurretik hitz egin duzuenon artetik

beharrik ikusten elkarrekin podemosen jatorrizko proposamenean sortzeko proposatzen den bitartekaritza bulego horretan bere proposamenaren zioan edo justifikazioan hainbat

zenbakitan neurtzen badugu behintzat etxebizitza arazoa

batez ere alokairu kontratuen etete horren ondorioz etorri daitekeen etxegabetzeen kopurua igo egin dela

alokairuan dagoela eta beno horrek ere bazterkeri

dezakeela baina ezin dut konpartitu baita ere bere zioan

beno nik badakit jende askok pertsona askok gure gizartean ez daukatela

arazoa edo etxebizitzaren beharra baina uste dut horrelako gauzak esatea proposamen zehatzik egiten ez denean gainera konponbideak emateko

horrelako gauzak esatea ez dut ikusi justifikatua bulegoaren beharra batez ere ez dudalako entzun hemen bulegoaren alde egin duzuen taldeon aldetik gaur egun zer zerbitzuk ez duen ondo funtzionatzen

zer hobetu edo zerbitzu horiek nola emango zenituzkeen andueza jaunak ondo azaldu ditu gaur egun egoera hauen aurrean batez ere

herritarrei ematen zaien arreta zertan datzan eta egia da erakunde ezberdinen artean guk beti esan izan dugu gure antolaketa edo erakunde antolaketak bananduta dituela baita ere eskumenak eta eskumen horien arabera

gure ustez etxebizitza zerbitzua gizarte politiken barruan

derrigorrez behar du uztarketa baita ere adibidez udaletako gizarte zerbitzuekin eta hainbat eta hainbat zerbitzu

etxebizitza legeak ere neurri asko jasotzen ditu hemen hitz egin da bere garapen motelari buruz hainbat alditan eskatu dugu benetan legea garatzea baina uste dut argi azaltzen dela baita ere jaurlaritzaren borondatea etxebizitza legea instrumentu bezala erabilita politika

aurrekontuetan jasota geratu da bai onartuak izan diren aurrekontuetan zein onartu gabe geratu den aurrekontuan zein den benetan gobernuaren borondatea etxebizitza gaietan

etxebizitza bat erakunde publikoetatik emateko apustua hori delako orduan benetan esaten dizuet ez dut garbi ulertu bulego honen beharraren zergatia gero

sartu du baita ere erakunde bakarra uste dut nik behintzat

erakunde horrekin uste dut erakunde horren sorrera askoz ere gauza konplexuagoa izango litzatekeela eta uste dut gainera askotan horretaz hitz egin dugula eta beste gauza batzuetaz hitz egiten ibili beharko ginatekela benetan erakunde horren inguruan eztabaidatzen

uste dut zerbitzua ematen dela zerbitzu onak ematen direla gero baita ere jartzen da eredu bezala edo justifikazio bezala bulego honen sorrerarako

nik galdetuko nioke baita ere elkarrekin podemoseko ordezkariari nondik abiatzen diren autonomia horietan bulego hauek sortzerakoan aurretik

etxebizitza gaietan ze eskumen dituzten eta benetan begiratu dezagun gu orain arte zer egiten ari garen eta konparatu dezagun baita ere hori beste

ari diren gauza guztiekin nik uste dut erantzuna ematen dela euskal erakundeetatik aipatu dira bizilagun daukagu doako zerbitzu publiko bat informazioa ematen duena etxebizitza sailetik eta bai jabe bai bizilagun etxebizitza bat erosi nahi duenak saldu nahi duenak alokatu nahi duenak

izan nahi duenari ematen zaio aholkularitza dohainik kontsumobide daukagu egia da beste departamentu batekoa dela orain

zerbitzuak ez dutenik funtzionatzen ez dut uste arrazoia denik esatea departamentu desberdinetan kokatuta daudela suposatzen da ez dutela zerbitzuak funtzionatzen eta gainera aipatzen da baita ere justifikazioan

eta gainera zerbitzua eman ordez kalte bezala sortzen zaiela herritarrei eta nik noski hori ezin dut inondik inora ere partekatu zuekin

zerbitzu hori euskadin eta uste dut bere emaitzak ere eman dituela eta horren ondoren baita ere

etxebizitza bat ematen zaie zuzenean etxebizitza galdu duten familia edo pertsona

zuzenketa mantenduko dugu uste dugulako gaur egun ematen diren zerbitzuak onak direla beti hobetu daitezke nola ez koordinazioa badago baina koordinazioa hobetzea ere

plan integral bat egitea kasu guzti hauetan erantzuna hobea izateko oso baliokoa iruditzen zaigu aipatu da baita ere eudel eta botere judiziala eta jaurlaritzaren artean sinatutako hitzarmena

beharrezkoa dela arreta ematerako orduan garaiz detektatzea arazoa non dagoen eta hitzarmen hau helburu horrekin sinatu zen eta berraztertzen ari da eta berriro sinatua izango da

gero baita ere eskumenak aipatzen ditugunean beti esaten dugu guk ahal duguna egiten dugula dauzkagun eskumenen arabera baina ezin dugu ukatu espainiar gobernuak ere baduela zer esana eta

eta horregatik baita ere gure zuzenketan eskatzen dugu europako bi mila hamalau hamazazpi direktibaren transposizioa bi urtetan egin behar zen transposizioa oraindik

hor jasota dauden hainbat disposizio gure legedian baina ez bere osotasunean eta horrek oraindik ere segurtasun falta sortarazten dio herritarrari eta uste dugu badela garaia transposizio hori behar bezala egiteko baita ere beste hainbat aldiz aipatu izan dugun bezala hiri errentamenduen legearen aldaketa aipatu da egin zela saiakera bat madrileko kongresuan urte honen hasieran bertan ez zen posible izan

eta guztiok dauzkagu baita ere ordezkariak madrileko kongresuan eta jarraitu dezagun benetan gure helburua herritar guzti horiei laguntzea baldin bada ahal den neurrian eta dagokion tokietan beharrezko neurriak bultzatu eta
onartzeko eskerrik asko eskerrik asko berasaluze
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

llanos andrea erantzun txanda pasatuz martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak dauka hitza

berasaluze informean euskadin eskatzen dute

lehenengo etxebizitza baten beharra adierazten dute hori da arazoa

eta nik uste dut jada motelarena monografikoan aurkeztu eta aprobatu genuen gauza asko

gauza asko azarorako ziren beste gauza asko urtarrilerako eta momentuz ez dira aurkeztu nik hau jarraitzen badu galdetuko dugu hurrengo

honen inguruan baina berriro esaten dut ideia bat zen proposamen bat zen ez da ukatu

esan dena da badaukagula gauza batzuk nik ez dut ukatu ez dela ezer egiten nik

deskoordinazioa ere dagoela hori esan dut ez dut esan inondik inon

tresna oso baliagarria izango zela ofizina bateratu hau baina

esan nahi nuena gauza bat separatu behar dugu banandu behar dugu

fraudearena eta txiringitoaren izaera nik uste dut gauza horiek pleno honen kanpoan egon behar zirela eskerrik asko

eh bildu ordezkariak otamendik ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak

amaitu denez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta eusko sozialistak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok

gobernuarentzat

ez dela lehentasun bat kontuan izanik

ditudan datuekin hau agerian geratuko da

euskal sozialistak taldearen ordezkaria sánchez anderea zurea barkatu barkatu perdón perdón barkatu zuzenketa aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz elkarrekin podemos guanche anderea zurea da hitza

elkarrekin podemos taldeak kalitatezko zerbitzu integral eta publikoei ematen die lehentasuna emakumeon eskubideak haurtzaroaren eskubideak

zainduak izateko eskubideak bermatuko dituzten zerbitzuak bizitzak erdigunean jarriko dituen gizarte bati dagozkion zerbitzuak

guanche anderea orain bai euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

sánchez anderea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

sailburu andrea legebiltzarkideok jaun andreok

jatorrizko ekimenean agertzen ziren gaiei erantzun bat eman nahian argi utzi gure izan genuen egiten dena hartu beharreko neurri oro ikuspegi ekimen ekintza guztiak indarrean dagoen familia babesteko laugarren planaren inguruan gauzatu behar direla besteak beste

beharginentzako egungo laguntzak edo gradualki hobetzea seme alabengatik

prestazio ekonomikoak horretarako hori arautzen duen hogeita hamar barra bi mila hamabost dekretua aldatuz eta beti ere ezarritako helburu batzuetarako

gizarte inbertsioaren mentalitatearekin beti helburu zehatz batzuetarako eta norabide bat ezarrita eta ez soilik

eta abar guzti hori egin beharko da baina horrekin soilik ez dugu ezer aldatuko eta ez diogu ezeri aurre egingo

eskatzen genuen proiektu pilotuen garapena bultzatzea baita enpresetan laneko bizitza familiarra eta pertsonala bateragarri egiteko planena ere

adibide gisa ekintza batzuk abiatu daitezen eskatuz eta bukatzeko eta arlo ekonomikoari dagokionez

zergan koordinatzeko organoaren esparruan helburu izango dena bere karguko seme alabengatiko

benetan koordinatua herri politika bat izan dadin gure barne antolaketa errespetatuz horraino gure posizioa aurkeztu zen ekimenaren inguruan

elkarrekin podemosenean alegia ba gauza askotan ados egon gaitezke pero

del año ya pasado beraz eta amaitzeko gaur aldez aurretik

nik uste dut horrelako aukerak ez probestea benetan sakonago eta

hau da eztabaidaren eta hausnarketaren maila altxatzeko ez aprobetxatzea parada hauek beharbada akordio borondatearekin gehixeago hitz egin beharko genuke geure artean dezepzioa

eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on berriz berriz ere kontziliazio eta erantzukizun politikak

legebiltzarrean aspalditik dira ezagunak sisteman dauden adabakiak familiak laguntzeko sistemaren baita

neurriak eta gurasotasun parekideak bultzatzeko adabaki horietako asko arartekoak bi mila hamalauan egin zuen txostenean

politiken ebaluazio horretan ere azaltzen dira edo euskal familiak eta haurtzaroa babesteko azken planean jasotzen den diagnostikoan ere aipatzen dira

egia esan handia da eta horregatik bultzatu genuen guk bere garaian demografia eta familia politiken inguruko eztabaida monografiko hura pentsatzen dut gogoratzen duzuela zeren eta aipatu ere aipatu da izan genuen aukera luze eztabaidatzeko familia politiken inguruko gai askoren inguruan

bultzatzeko politika sorta horietaz baina esango nuke gaurkoa ez dela hainbeste kontziliazio eta erantzukizun politiken inguruko eztabaida bat

gobernuaren jardueraren ingurukoa dela eztabaida edo behintzat

garrido andreak ekarri nahi izan duena hori izan da esan eta egiten denaren arteko aldea

esan beharra daukagu bat egiten dugula garrido andreak hemen planteatutako gauza horietako askorekin nahiz eta jakina den

postura antagonikoetan dagoena baina gobernuaren jarduerari dagokionean behintzat hemen egin dituen kritika asko eta hemen planteatu dituen kezka asko

gobernuaren jarduna da eta ez hainbeste konkretuki politika horiek familia politiken inguruko planteamenduak antagonikoak diren posturetan aurkitu arren horretan

itunak norabide aldaketa bat paradigma aldaketa bat planteatzen zuen edo planteatzen du

lehendakariak itunaren aurkezpen horretan titular asko bete ziren bere garaian eta gero horren ondoren etorri dira baita ere familia eta haurtzaroa babesteko laugarren

familia eta haurtzaroan inbertitzeko plana deitu den hori

eta etorri da kuriosoki paradigma aldaketa handirik gabe kontziliazioa prestazioak eta laguntzek ildo

aldaketa sakonik gabe inbertsio sozialaren paradigma zuenganatzen duzue gobernua sostengatzen duzuen taldeak eta baita gobernuak berak ere baina aurrekontu proiektuan murrizketak

ehuneko bosteko murrizketa horiek indarrean zeuden zuek itun hori

momentu horretan aurrekontuen proiektuen inguruko txostenak ere egiten zuen honen paradigma aldaketa

neurri guzti hauek neurri sorta guzti hauek aldatu ezean perbertsoak izaten jarraitu ahal izango luketela eta hori ere aipatzen da eta hori gutxi balitz hamasei hasteko gurasotasunaren baimenaren kontua ere hor dago eta oso deigarria da martxoan hemen egin genuen

neurri izar gisa aurkeztu zen hura teleberria ireki zuen neurri horrek titular handiak bereganatu zituen eta ondoren egia da deskafeinatzen joan den neurri bat izan dela ez neurriaren

eskatzen duenagatik edo planteatzen duenagatik guk konpartitu dezakegu baizik eta martxoan iragarri aurrekontuetan hamairu milioiko zuzkidura bat kontenplatu

sailburuak berak aurrekontu horien aurkezpenean iragartzea edo onartzea dekretu hori

prestazio hori gauzatzeko dekretu hori nekez iritsiko dela bi mila hemeretziko udazkena baino lehen eta hortaz nekez erabili ahal izango direla hamairu milioi horiek eta orduan zentzu honetan bai konpartitzen dugu pixka bat garrido andreak esaten duenarekin

gaudela familiak babesteko plan bat baino komunikazio plan bat izango balitz bezala funtzionatu du orain arte behintzat eta guk

eta esango genuke bestelako koherentzia jarduna eta zintzotasuna eskatzen duela maila honetako herri erronka batek

guretzat bestelako eztabaidak eskatzen dituzte horrelako politiken inguruko hausnarketek hutsalak izan ez daitezen eta benetan guk monografikoan planteatzen genituen

zaintzaren antolaketa sozialaren aldaketa edo aldatze horretan orekatze horretan eta pertsonen bizitza baldintzak hobetzeko politiketan eragiteko gaitasun horretan horregatik guk ez dugu gaur zuzenketarik sartu guretzako hau

eztabaida markoa horrelako gaiei heltzeko eztabaida markoa eta horretan bai konpartitzen dugu agian urrutia jaunak esaten zuena eta uste dut markoaren desegokitasuna ere erakusten dutela nolabait

antzekoak dira puntu batzuetan baina ia ia bere horretan uztar ezinak dira

desberdinetik heldu diolako gaiari horrekin guk ez dugu inolaz taldeek egindako zuzenketak edo planteamenduak ez ditugu gutxietsi nahi horrekin

guk konpartitzen dugu maila handi batean alderdi popularrak planteatutakoa puntu horietako batzuekin ikusten ditugu beharrezkoa izan daitekeela planteatzen diren zenbait neurri horietan inbertsioa handitzea baina ez zaigu iruditzen horiek

joate hori ez dugu hori konpartitzen baina konpartitzen dugu

egin behar direla eta zuk ere esaten zenuen urrutia jauna eta ezin dugu babestu gobernua sostengatzen duten taldeek planteaturikoa

planetik nahiko gertu dago eta horretarako konpromisoa dagoeneko hartuta duzue eta guk ez dugu babestuko

hartuta duzuen konpromiso batekin jarraitzea esan nahi dut hori egin behar duzue planteatu duzuelako eta konpromiso hori

kredibilitate maila horretan gutxienik zalantzan dago hortaz nire ondo iruditzen zait planteamendu horiek ekartzea maila handi batean ere konpartitu ahal izango ditugu

zuen konpromisoa dagoeneko hori da eta egin behar duzue eta konpartitzen dugu elkarrekin podemosek egindako planteamendua egia da askoz ere

postura horietatik eta monografikoan ere argi geratu zen

hau ez delako ba guk dagoeneko planteatua dugu

planteatu genuen monografikoan ere eraginkorrak diren kontziliazio eta erantzukizun politika berriak sustatzeko gure beharra

itunaren ildotik eman ziren jardunaldi batean adituek eta adituek planteatutakoaren neurritik guk planeatzen duguna da

luzera begirako planteamendu askoz ere sakonago bat egitea eta hori da ekarriko duguna datozen asteetan eta horregatik guk ez dugu gaur emendakinik sartu iruditzen zaigulako

gure eztabaida markoa bestea delako ez nuke zuen ekimenak gutxietsi nahi baina nahi nuke ulertzea iruditzen zaidala askoz ere sakonagoa behar duen

herri honek erronka inportanteak dituela zentzu honetan paradigma aldaketa oso inportanteak planteatu direla gai hauek bere sakontasunean eta aurrera begirako planteamendu horiekin hausnartzea eta konpartitzea funtsezkoa iruditzen zaigu mila esker
eskerrik asko kortajarena anderea erantzunen txandara pasatuz garrido anderea zurea da hitza

eta adostasunik ez egon adostasuna ez lortzea gai interesgarri eta inportante

baina behintzat nik uste dut argi geratu dela gobernu honek egin behar zuena eta hartutako konpromisoak ez dituela bete nik uste dut hor behintzat argi geratu dela ba kritika egin diogula hiru alderdiek gobernuari gero bakoitzak ba bere irtenbideak ditu eta bueno hau nik uste dut argi geratu zela ere

monografikoaren debatea izan genuenean eta

sino del conjunto de europa eskerrik asko garrido anderea elkarrekin podemos guanche anderea zurea da hitza

eskerrik asko guanche anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

sánchez anderea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

izaten saiatuko naiz kortajarena anderea

ekarri nahi izan duena kritika hutsa dela

ba bai baina etsigarria suertatzen da kritika izatea kritika hori izatea helburu bakarra eta

egia da baina hemen paradigma aldatu ez duena garrido andrea da eta

horren lekuko uste dut dela gaur hona

eskerrik asko urrutia jauna eh bilduren ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

jaunari esango nioke paradigma aldaketari dagokionean nik ezin diot eskatu paradigma aldaketa bat alderdi popularrari ez du egingo eta gainera ez du inolako planteamendurik bere familia politikak bere familia politikak dira eta

paradigma zaharkituetan oinarritzean eta inolako aldaketarik ez planteatzean baina paradigma aldaketa horien konpromisoa zuek hartu zenuten zuen euskal itunarekin orduan zuei eskatzen dizuet hor itun horretan eta lehendakariak aipatutako erronka horien baitan paradigma horiek aldatzeko bidea

harira egin genuen eztabaida monografiko horretan elkar errekonozitu geniola eta pentsatzen dut gogoratuko zarela akordiorako izan genuen

eta hona jaitsi ginenean nik eskertu nuen bai gobernuak bai gobernua sostengatzen zuten taldeek monografiko horretan planteatzen ziren neurrien inguruan

jarduna hor atera zen baita ere haurreskolen doakotasunerako bidean

planteamendu hori gauzatu ahal izatea eta horretan paradigma aldaketa horretan planteatzen den horretan

bidelagun izango gaituzue han aipatu genuen eta zintzotasun horretan

eta konpromiso horiek gauzatzea eskatzea horiek gauzatzen jarraitzea eta esandakoarekin koherente izatea

aldaketa horien planteamenduak aurrekontuetan eta bestelako politiketan ikusten hasi ahal izatea gaurkoan

de esta discusión besterik gabe eskerrik asko kortajarena andrea eztabaida amaitu denez

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa hogeita hamazazpi contra hogeita bederatzi abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu